eskerrik asko prieto jauna euskal talde popularraren ordezkariak dauka hitza damborenea jauna

damborenea jaunak eusko abertzalea taldearen izenean carro jauna zurea da hitza

eskerrik asko carro jauna mistoa upyd taldeak ez du hitz egingo

mila esker ideia batzuk errepikatzeak ez du merezi baina

agintaldia bukatzen hauteskunde atarietan gauza asko egiten diren bezala egin beharko ez liratekeenak gero horrek ekartzen dituen ondorioak ekartzen dituelako

eta da kutxabanken ere gauzak planteatu daitezkeela esaten duenean

hemen badirudi sentsibilitate sozial ez duen bakarra pp dela nik garbi daukat ez duela sentsibilitate sozialik nabarmen geratu da hemen

nola atera ahal izan duen baina nabarmen geratzen da ere gainerako alderdien kasuan eta baita prieto jaunaren alderdiaren kasuan ere

aurrezki kutxei aitzakiak bukatu zaizkie eta kutxabank bezalako entitate bati euskal herrian ia kasu gehienak dituena

irpha publikatzen den bitartean ez duela ezertan ordezkoa aplikatu

eraman nahi izan zuela kutxako administrazio kontseilura hain justu ere baduenez

bazuelako aplikatzen hasterik eta familien egoera arintzerik baina zer gertatu zen eh bilduk gai hau eraman zuenean ba gainerako kontseilariek

gai hau aztertzeari uko egin ziotela beraz bi bitarteko genituen

eta apirilean familia askok ito larria bukatuko zitzaiela pentsatzen zutena eta ez diena ito larriaren akabera ekarri

egoera bat ekarri diena baina bestea kutxabankek erabakiak hartzea zen

pisu handia daukazue eta bazenuten proposamena egiterik edo gutxienez besteek proposamena eramanda gaia

aztertzerik eta ez zen aztertu nahi izan beraz hemen borondateak aipatzen dira baina borondateak askotan bezala ekintzekin probatu behar dira eta gaur parlamentuan hau onartzea inportantea da baina parlamentutik kanpo ere bazegoen bide bat egiteko

hori guztiz salagarria da eta berriro diot hori esanda ere guk alde bozkatuko dugu

herritarrak pairatzen ari diren egoera delako kontua ez da

kontua da indize batzuk desagertzeko epe batzuk jarri direla indize horiek ordezkoak behar dituztela eta ordezkoak ez direla ezarri gero nahi baduzue hasiko dugu

jaisteko finantza erakundeei eskatu behar zaiena eskatzetik hori ere eh bildu prest legoke eztabaida horretan murgiltzeko

gaur berez gertatuko dela esan den zerbaitetaz ari gara ze epeetan gertatuko zen esan zen zerbaitetaz

eta egunerokoan familia askorengan eragin handia duen gauza batetan ari gara eta ulertzen dut hori egiteko ardura zuenak iskin egin nahi izatea eta hemen papelerik zailena izatea baina denek ere papeleta ederra besteak beste

izanda eta aukera batzuk izanda gutxienez hor soluzioak emateko

baina euskal autonomi erkidegoan eta euskal herrian gehien gehienak kutxabankenak dira

eta beraz bihartik bertatik kutxabanken bertan hori aldatu daiteke espainiak madrilgo gobernuak bere lanak egitera itxaron gabe eta zuen esku dago eh bilduk eraman zuen gaia berriro eramateko prest legoke bertan bihartik bertatik erabakiak
ea zuek hainbeste eskatzen duzuen koherentzia gaur emango duzuen bozkarekin bihar kutxabanken ere aplikatzen hasten zareten eskerrik asko eskerrik asko

eztabaida amaitu da eta botoetara jarriko dugu euskal sozialistak

sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamabost bai hirurogeita bost ez

geratu da gai zerrendako laugarren puntua euskal

eusko jaurlaritzak legez besteko proposamenak mozioak eta ebazpenak zenbateraino bete dituen aztertzeko txostenari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda da euskal talde popularraren ordezkaria den barrio jaunak dauka

presidenta eskerrik asko barrio jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeetara pasatuz mistoa upyd taldearen ordezkaria den maneiro jaunak dauka hitza

gracias eskerrik asko maneiro jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den gorospe andreak dauka hitza

egun on guztioi sailburu egun on gaur ekimen hau onartuta gobernuak dagoeneko hartutako

eta justizia batzordean bi mila hamairuko otsailaren hogeian egindako bilkuran herri administrazio eta justiziako sailburuaren agerraldian berak eskatuta bere sailaren jarduera ildo nagusiak azaldu zituen eta bertan sailburuak

legebiltzar honek jakin behar du jarrerarik zabalenean eta zintzoenean irekienean

jaurlaritza hau informazioa emateko irizpidea zein laguntza teknikoa behar denean baita ere eskaintzeko

bi erakundeen arteko lankidetza optimizatzearren jaurlaritza honek ondoko konpromiso hauek hartzen ditu ganbararen aurrean

proposamenen interpelazioen ondoriozko mozioen eta osoko bilkuran edo batzordean eztabaidatzeko komunikazioen bitartez

egingo duela eta bigarrenez legebiltzarreko jarduerari buruzko txostenak eta estatistikak prestatuko dituela horretarako aplikazio informatikoei maneiro jauna egin beharreko egokitzapenak

sailburuak ere aipatu zituen bere agerraldian beharrezko zirela horrek gaur eztabaidatzen dugun legez besteko proposamenak

eusko jaurlaritzak eskatzen dio jaurlaritzari bilkura aldi bakoitzeko lehen hilean zehar txosten bat bidali

aurreko bilkura aldian onartutako legez besteko proposamenen mozioen eta ebazpenen egoerari buruz beraz esandakoa

dagoeneko hartutako konpromisoa berrezten dugu gaur aktibitate

izen hona eta zilegitasuna ez dagoz bere garairik onenetan eta gure herriko errealitate instituzionalaren

ez beharrezkoa da ekintza politika herritarrei gehiago hurbiltzeko lan egitea hurbiltasunaren

hainbat kontutan esku hartzera bultzatuko gaitu gardentasunak hiru kontzeptu desberdin baina euren artean

publizitate aktiboa dokumentuetara sarbidea eta gobernu ona sistema demokratikoa eta kalitate instituzionala bermatzeko giltzarriak ditugu

gobernu kontseiluan hamargarren legealdirako lege edo

bertan lege egutegi horretan aipatzen da euskal herri administrazioaren legea

lan lege egutegi horretan datorren urteko bi mila hamalauko lehenengo

kapituluetariko bat gardentasuna arautzeko

ekimen hau ona da eusko legebiltzar honetako

erregelamendu honen xedapen gehigarrietan bigarrenak

batzordearen lantalde batek txosten bat aurkeztuko dio urtero batzordeari

hala badagokio beharrezkotzat jotzen dituen aldaketak proposatuko dizkio lantaldea dagoeneko sortuta dago eta ondo legoke aukera aprobetxatzea aldaketa sartzeko

arintasunek lortu dugu adostasun bat eta

ganbararen babesa izatea eskertuko genuke amaitzeko berriro esan hasieran esan dudana

honetan gobernuak dagoeneko hartutako konpromisoa berrezten dugula eskerrik asko eskerrik asko

euskal sozialistak taldearen ordezkaria prieto jauna zurea da hitza

eskerrik asko prieto jauna eh bildu taldearen ordezkaria den agirrezabala jaunak dauka hitza

bat etorriko da kudeaketa publikoaren gardentasuna

eta gobernuaren kontrola sustatuko dituen ekimen guztiekin horrela jokatu dugu orain arte eta horrela jokatzen jarraituko dugu bat gatoz gaur alderdi popularrak dakarren proposamenarekin

dakizuen bezala eta landua izango da datorren astean arabako batzarretan bizkaian egin genuen bezala hemen ere gure aldeko bozka emango dugu

proposamen honek egia esan zu barrio jauna zure alderdi kidea den martínez andrea baino motzago gelditu zara zure justifikazioan

de la política kontzeptuak erabili zituen bere argudioetan eta bere interbentzioan zeinek herri ekimenetik sortutako iniziatiba bat legebiltzar honetan eztabaidatzea ahalbideratu ez duen alderdi batek

zeren zuek barrio jauna pnvrekin eta partidu sozialistarekin batera ez zenuten herri ekimen hori hemen eztabaidatzea ahalbideratu galarazi egin zenuten baina tira gaur

alderdi popularrak gobernuari kontuak eskatzera dator oraingo honetan legebiltzarrean onartutako legez besteko ebazpenak betetzen diren ala ez jakitea eta kontrolatzea

mediatikoa argi baitago bost axola zaizuela herri borondatea onartzea gardentasuna edo herritarren partaidetza harrigarria da ere

berak hartu baitu ekimena arabako juntetan gorospe andreak dakien bezala hori bai han diputatu nagusiari eskatzen diote kontuak emateko

legebiltzar honetan berriz lehendakariak ez du zergatik kontu eman behar

kontrolak eta jarraipenak ezberdinak izan behar dute gobernatzen denaren arabera hau da besteei bai eta pnvren gobernuari ez nola ulertzen da hau besteei exigitu bai baina norberak egin ez hala eta guztiz ere

askotan legebiltzar honetan egiten diren eztabaidak dibidituta gelditzen dira eta herritarrek ez dute jakiten hartzen diren

erabaki horiek herritarrengan dutenean eragina herritarrei informazioa eta gardentasuna zor diegulako eta parte hartzeko eskubidea ere izan eta bermatu behar zaielako pendiente dugu

erregelamenduaren aplikazioaren txostena egiteko eta horren ondoriozko aldaketak planteatzeko

erregelamendua erreformatzeko porrot egin zuen proiektuak non erabakiak

ebazpen proposamenak aurreikusten zituen errekuperatu egin beharko da eta araudi berrian txertatu euskal herria bildu

izan ere herritarrek gardentasun handiagoa eskatzen diote legebiltzar honi eta era berean bere kontrolean parte aktiboa izatea legebiltzar honetan ezin gara iraganean anklatuta gelditu nahiz eta batzuk oso eroso sentitzen diren horretan

mugiezina edo herritarrengandik urrun egotea horretarako aproposa ikusten dugu onartutako ekimenen kontrola egitea ez hori bakarrik egokia ikusten dugu ere eusko jaurlaritza izatea hemen hartzen diren erabakien konplimendu maila

zein den kontua ematea etorriko dena etorri dadila egin duena eta egin ez duena adieraztera eta zehaztera eta gobernuak

ez gaitezela enteratu legebiltzar taldeok

komunikabideen bitartez orain arte egin duen bezala beraz esan bezala guk gaur aurkeztu den

baina bai carmelo barrio jaunari bera

euskal talde popularraren ordezkaria barrio jauna zurea da hitza sí muchas gracias presidenta

mistoa upydk euzko abertzaleak

zure baimenarekin

lehen ez dut erantzun eta agirrezabala jaunak ere egin duenez labur erantzun bat eman

alde batetik esan guk euzko abertzaleak taldeak edo euzko alderdi jeltzaleak eskatzen dugula eta norberak

eta hasteko esan dut eta amaitzeko esan dut nire txandan sailburuaren gobernuaren bozeramailearen konpromisoa izan dela gaur eskatzen duguna egitea beraz gobernuaren aldez aurretik hartutako konpromisoa berretsi baino ez dugula egiten gaurko honetan eta amaitzeko zeuri galdetuko nizuke bilduk

aldundiak batzar nagusiak emandako aginduak betetzen dituen ala ez esate baterako zaborren kudeaketari dagokionez

beste alde batetik pnvri dagokionez ez nik bakarrik esan dudana da horrela jartzen du erdibideko zera horretan zuek ez zenuten

planteatuta baino bai sailburu bat edo etorriko dela nik bakarrik esan dizudana da neurri diferenteak dituzuela neurtzeko

eskatu diputatu bat izatea eskatu duzuena da diputatu nagusia izatea kontua ematera etorriko dena araban bakarrik esaten nuena zen ba ez nuela koherentzia handirik ikusten zuen
eta hori besterik ez eskerrik asko eskerrik asko agirrezabala jauna eztabaida amaituta bototara jarriko dugu euskal talde popularrak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

emandako botoak hirurogeita hamabost bai hirurogeita hamabost aho batez onartu da

mistoa upyd legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena ustelkeria politikoaren kontra bultzatu beharreko lege neurriei buruz eztabaida eta behin betiko

ordezkaria den maneiro jaunak dauka hitza ekimena

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria den semper jaunak dauka hitza

muchas gracias eskerrik asko semper jauna euskal sozialistak taldearen ordezkaria den

legebiltzarkideok sailburuok egun on guztioi nire aurretik berba egin duzuen bozeramaileok jadanik esan duzue taldeon arteko akordioa erdietsi dugula horregatik eskerrak ematea adostasunera heltzeko agertu duzuen borondateagatik eta bai gonbidapena luzatzea

erdibideko honen aldeko botoa emateko gure ustez erdietsi dugun akordio hau egokiago lotu egiten zaio gure

legez besteko proposamenari uste baitugu gaur ganbera honetan erabakitzen dena hor geratuko dela paperean baina ez da harago joango

alderdi guztiek bat egin dezakezue baina gero ez zarete ekintzetara pasatuko hainbat aukera izan dituzue horretarako eta ganbera honetan onartu daitekeen ekimen batek ez du zuen dinamikarekin bukatuko zuetariko batzuk edo zuetariko

inpunitatez aritu zarete ustelkeria politikoa handituz financiación irregular de partidos políticos sobresueldos cohecho

pobrezia sortzen duen ereduaren alde egiten duzue eta gaur egun

aberatsak gero eta aberatsagoak eta pobreak gero eta pobreagoak

eraman nahi gaituzue eta gu ez gara zirku horren parte izan nahi déjeme decirles que nosotros y nosotras

lópez de munain jaunak erantzunen txandan maneiro jauna zurea da hitza

muchas gracias señora presidenta eskerrik asko semper jauna euskal

mendia andrea euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den otadui andreak dauka hitza

mendia andrea ez daukat inolako eragozpenik zorionak emateko lópez lehendakariari baina mesedez ez egin tranparik debate hau askotan

egin zenuten lehenengo saiakeran zelako nota atera zenuten eta gero bigarrenean bai transparentzian ondo

euskal herria bilduko ordezkariari esatea guk ez dugula inolako etika onartuko zuen partetik baina inolako

badakidala eta badakigula zertaz ari garen berbetan esan behar dizut diskurtso eta

hitzetatik ekintzetara amildegi ederra egoten dela sarritan eta zuen kasuan

bikoiztu egiten dela esango nuke demostratuko dizut zergatik diodan hau uste dut ez daukazuela inolako zilegitasunik gure aurkako horrelako akusaziorik egiteko eta galdetu nahi dizut ia nola finantzatu den

azken urte hauetan nola finantzatu da itsulapikoetatik herrietako denda eta tabernetatik eskatuz

zein diru iturritik bizi izan diren ezker abertzaleko hainbat eta hainbat buruzagi azken urteotan

larriagoena dena zer esaten didazu estortsioari buruz

gure herriko milaka eta milaka pertsonek sufritu dutena inoiz ez dizut entzun ezer esaten are gehiago esango dut ezker abertzaleak hori babestu du esango didazu hori dela paradigma berriro aritu zara transparentzia gora eta transparentzia behera esanda dago ez dakit nola azaldu beharko den transparentzia gobernua jorratuko duela administrazio publikoaren legean datorren urteko lehenengo sei hilabeterako aginduta dagoena

ohitura handia daukazuela melearen kanpo gelditzea

emateko baina niretzako behintzat ez daukazu inolako legitimitaterik niretzako eta guretzako zintzotasuna da politikarik onena

jarraitzen eskerrik asko eta besterik ez eskerrik asko otadui andrea
eh bildu taldearen ordezkaria den lópez de munain jaunak dauka hitza

jauna amaitu da eztabaida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

hogeita bat ondorioz erdibideko zuzenketa onartuta geratzen da hemen etengo dugu osoko bilkura